osoko bilkurari hasiera emango diot gai zerrendako lehenengo puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

irizpideei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

isiltasuna jarraitu gracias

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemosen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko uria jauna eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia

egun on guztioi eskerrik asko lehendakari

arazorik planteatzen zena ikusita zer zentzua zeukan eta ikusita benetako

eta nolabait esateko gure babesa emotea proposamen baina hori egin baino lehenago gauza bat egin genuen joan ginen epaileengana galdera konkretu batzuekin jakiteko

edo zerbait gehiago planteatu behar zen hobetzeko proposamen horretan agertzen zena kontuan izanda junta horren lana zertarako den eta zer nolako eginkizunak

junta horren lana oso lan konkretua da

inongo gauza arrarorik atzetik egiten duena da begiratu zer gorde behar den

planteatu behar diren kriterioak lan hori egiteko hori da edozein etxeetan gertatzen dena gauzak

banaketa egiten da gauza batzuk gordetzen dira eta beste gauza batzuk botatzen direla baina hori galdetzera joan nintzenean

epaileek kriterio bat eta bakarra erabiltzen zela eta kriterio hori guztiz juridikoa zela hau da

amaituta egoten ziren ala ez eta ikusita hori benetan pentsatu nebana zen

behar zirela beste kriterio batzuk eta kriterio horiek planteatu behar zirela eta epaileek hori esaten zuten beraien kriterioak guztiz teknikoak zirela komisio horren konposaketa guztiz teknikoa zala komisio horretan fiskalak

eta orduan behar zituztela kriterio desberdinak ikusteko zer gertatzen zan eta hori kontuan izanda ba baita ere komentatu zeuskuena zan bale oso inportantea da hori egitea baina gero

asuntoa da ondo gordeta egon behar dala eta momentu honetan

eta hor ez daude baliabide nahikorik gauzak ondo gordetzeko

eta esan behar dudana da hitz egin genuela aner uriartearekin bera da junta horren lehendakaria eta baita ere juan luis ibarrarekin bera da

planteatutako kriterioak orduan planteatu genuen gure emendakina gure emendakina nolabait esateko adostua dago junta horrekin beraien kriterioak trasladatu ditugulako planteamiento horretara

planteatzen duguna jasota dagoela eta sartuta daudela guk planteatu

horretan bigarren eta hirugarren puntuan hain zuzen ere hitz konkretu bat ere agertzen da zeren epaileek hori komentatzen zuten eskatu behar jakiela ezin dugula exijitu eta hori jasota dago baina nire

adostu guztiekin adostu emendakina adostu testua eta ikusi gainera gure testuarekin jatorrizko proposamena

gaur goizean ikusi izan dudana da ba ezin dugula sinatu transakzional hau ba carmelo barrio jaunak hala

entre todos eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria romero andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburu jauna egun on

sailburu jaunak pasaden astean komentatu eban azaldu eban zalan funtzionatzen dauen garbitze epaitegi honek eta bueno nik ez dudaz azalpenak noski errepikatuko eskuragai daukagulako

egon badagoela bide bat sumario bakoitzak bere bizitzan zehar egiten duena

eta bidean sumario bakoitzak aurkitzen dituen bidegurutze bakoitzean badago tarterik egon badago tarterik araudi berri bat garatzeko

kudeaketa integrala hizpide eta helburu moduan

sailburuak azaltzen zuen bezala etorkizuneko kudeaketa integralean dokumentazioaren fase guztiak definituko dira epe guztiak aurretiaz definituz

arabera tamainazko lana da kudeaketa integrala baina berrikuntzaren eta efizientziaren ipar orratzak beratara seinalatzen gaitu helburu moduan

euzko jaurlaritza lan horretan dabil jakin badakit haiekin berba egin dodalako berriki eta lan horretan sutsu jardungo dute etorkizunean ere jakin izan dudanez antza denez gobernu espainola apur bat atzeratuta dabil baina beno gurea

prozesu hau etetea espurgo edo garbitze prozesu hau etetea gida lerro klaro batzuk eduki arren ondare zuzendariak maiatzaren zazpian iradokitzen zuen edo gomendatzen zuen bezala

bi gauzatxo komentatzea guk ez dakit itzulpena euskaraz zelan den baina kordon sanitarioetan

ez daukagu inolako arazorik edonorrekin legebiltzar honetan gauzak adosteko

jatorrizko interpelazioan agertzen ziren etako eta triple a ko

azkeneko hitzak eta aitorpena eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

norbaitek gehiago hitza hartu nahi du uria jauna uria jauna hitzik ez bai zurea da hitza bai

eskerrik asko uria jauna beste norbaitek hitza hartu nahi du beste norbaitek bale goirizelaia andrea zurea da hitza bai oso labur

zure baimenarekin barrio jauna zorionak

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena energia enpresek bidegabe egindako kobrantzak aztertzeari kontrolatzeari eta haiek konpentsatzeko neurriei buruz

otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi gaurkoan aurreko astean iberdrolaren inguruko interpelaziotik etorritako mozio batekin gatoz

pilatu duten botereak kalte nabarmena egiten diola gardentasunari arauen errespetuari

errepikatuko gehiegikerien zerrenda baina zerrenda gogoan izan dugu gaurko ekimena aurkezterakoan

etekin makina bat izatetik interes orokorra eta oinarrizko giza eskubideak errespetatzen dituzten erakundeak izatera pasatu behar dutela eta hori gaur egun ez dago bermatua nahiko lan dago gure herrian enpresa hauek kontrolatzen zer esanik ez nazioartekotze prozesuaren ondorioz gertatzen denarekin

interbentzioaren ondorioz ekimen lerro ezberdinak ireki zitezkeen

gaur bi legebiltzar taldeen proposamenak loturik dakartzagu elkarrekin podemosek

eta diru itzultze mekanismoak proposatu ditu guk berriz legebiltzar honek enpresa transnazionalek eragiten dituzten ondorioen inguruko kezka adieraztea nahi dugu baina batez ere

egingarri eraikitzaile eta propositibo batekin gatoz hain zuzen ere euskal enpresen nazioartekotze prozesuek dagoeneko dakartzaten

edo giza eskubideen urraketen aurrean kontrol mekanismoak ipintzea

zeren oraindik hasi gabe dagoen lana da nazioarteko esperientziatik abiatuta euskal enpresen nazioartekotzeak ekartzen dituen eraginak ebaluatzeko

non giza eskubideetan adituak diren gizarte mugimenduak gobernuz kanpoko erakundeak sindikatuak enpresak kooperatibak gizarte ekonomian eta ekonomia solidarioaren eragileak eta arartekoak berak ere parte hartuko luketen

iruditzen zaigu eskatzen duguna ez dela ez kapritxoa

iruditzen zaigu dagoeneko ongi dokumentua dagoela bai gobernuz kanpoko erakundeen eskutik bai mundu osoko komunitate ezberdinen eskutik bai akademiatik

argi dago neoliberalismoaren garapenarekin batera abusuak eskubide urraketak

etorri direla enpresek kritiken aurrean

eta beste aldetik gizarte erantzukizun korporatiboa mekanismoarekin erantzuten dute baina ikusi da ez dela nahikoa porque

eta iruditzen zait honek esan nahi duela ba kontra bozkatuko duzuela ez dakit zer azalduko diguzuen baina

hau da zertan ez zaudete ados ez duzue kezkarik gertatzen ari denarekin ez duzue interesik

noren aginduetara zaudete ordezkatzen dituzuen herritarren aginduetara ala enpresen aginduetara así que hoy tal vez puedan tumbar

gaur mahia goreneko euskal diplomaziaren delegazio buru giza dago kolonbian

argia el correon leku guztietan basque country gora basque country

zuen erantzunaren geratzen naiz eta hitz egingo dugu eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

gauza argi bat eskatzen dugu legebiltzarrak bere kezka adieraztea iberdrola enpresako hainbat langilek edota zuzendarik

egiteagatik ustelkeriaren aurkako fiskaltzak ipini

sei hilabeteko epean aurkezteko babes sozialeko euskal sistema osoak familiei energia

ordainketei buruz kuantifikatu behar dugu aldi horietan bidegabe egindako

eusko jaurlaritzari eskatzen diogu sor dezala kopuru horiek berreskuratzeko

de estas empresas gracias eskerrik asko martínez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

de ustedes nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria grajales jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi aurretik aipatu bada ere nik orain bete behar berdinean

oso oso zaila da tribuna honetara irtetea txirrita baten modura bertsotan aritzea ezin da gauzarik preparatu eta hona zatozenean dena hankaz gora dagoela ikusi eta

gaur eztabaidatzen ari garen bi mozio hauek hobeto esanda mozioa eta legez besteko proposamena izenburu bat zeukaten iberdrola hobeto esanda momentu honetan iberdrolak dauzkan balizko arazoak entzutegi nazionalarekin

gero testu biek ez daukate inolako zerikusirik berez izenburuarekin eta hori prestatu ezkero ere

kale ze gaur beste gai batzuk ekartzen dira hona eztabaidatzera eta esaten zaigu otero jaunaren aldetik gure

zuk aurretik ematen duzu erantzunaren erantzuna beraz nahiko arraroa da erabat honetan sartzea

eskerrik asko grajales jauna erantzunen txandara pasatuz otero jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko eskerrik asko berriro

hemen kontua da argi dagoela izugarrizko desoreka dagoela gaur egun

eta herritarrek duten boterearekin nik adibide bat jarriko dizut

eskerrik asko otero jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea amaitzeko euzko abertzaleak

legebiltzar buru andrea egun on berriro guztioi

aurreko txandetan entsalada ederra nik momentu honetan buruan daukadana

mahaiburu andrea baina ez nuke tribuna utzi nahi berriro ere

energiari buruz gure taldearen ateak zabalik dauzkazuela akordioetara iristeko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena aurredoktoreen

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria larrion andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

legebiltzarkide guztiak egun on urte honen hasieran estatu espainoletik

kolektiboarentzako eraso berri bat gauzatu zela jakin izan genuen

zientzia legean kontratazio irudi bat sortu zen

ikertzaileentzako doktoretza aurreko kontratua contrato predoctoral kontratu mota hau ikertzaileek pairatzen zuten egoera prekarioa arintzera zetorren baina ez zen gauzatu horren ordez lan eta zerbitzu baterako kontratua contrato por obra y servicio erabili izan ohi da estatuko langileen

lan eta zerbitzu baterako kontratu horiek praktikaldiko lan kontratuekin ordezkatuak izan ziren bai estatu mailan eta bai tamalez eaen

atzera eraginarekin gizarte segurantzaren diruzaintza nagusiak bi mila hamaseiko otsailaren hamabostean argitaratutakoari jarraituz

komunikatu batean eskatu zuen formazioko ikertzaileen kontratuetan aplikatutako aldaketak tenporalki bertan behera uztea eta

estatuko gizarte segurantzak argitaratutako oharrean iragarri zen doktoretza aurreko ikertzaileen kontratuen kodea berriro ere aldatu egingo

itzultzeko lan eta zerbitzu jakin baterako kontratua izatera alegia baina gauzak ez dira berez gertatzen lorpen honek dudarik gabe frogatzen du borroka eta antolakuntza ezinbestekoak direla

gelditzeko baina argi dago asko dagoela egiteke kolektibo honekin eta baita ere herri bezala hau guztia gertatu zenean gauza batekin ere konturatu nintzen zein ezezaguna den ikerlarien egoera erreala jendartearen irudimenean ikertzaileen lana era ia idiliko batean agertzen baita eta bada garaia egia ezagutzeko

maiatzaren zortzian entzuteko aukera izan genuen ikerlarien ahotik baina

formazioko ikertzaileena beti izan da babesik gabeko kolektiboa soldata aldaketak urtetik urtera eta desberdinak deialdiaren araberakoa

arazo nagusiena izanik zientzia legearen definitutako doktoretza aurreko kontratuen irudia garatu ez izana bada garaia kolektibo honentzat

irudi laborala aproposa garatzeko eta honetan eusko jaurlaritzak eta unibertsitateak badu zeresan handia ikertzaileen egunerokoa ezezaguna bada

egingo dugun ikerketa produktibitatera bakarrik bideratzea gura ahal dugu hori gure eredua al da

oinarrizko ikerkuntzarik gabe ez dago ikerkuntza aplikaturik eta etengabeko dialektikak eraikitzen dira biak oinarririk gabe ez dago ezer eraikitzerik

giza zientzietakoak ere gizartearen iruditegian askotan

zuriko gizon nagusiak dira beti mantaldunak hori bai ez dakit gizarteak zenbat balioesten duenik ikerlarien lana baina badakit hor bide handia dugula egiteko

ikerkuntzarekin herri aurreratuenak krisitik ateratzeko ikerketa eta garapenean inbertitu dute

asmo handiko ikerketak sustatzeko bidea zabaldu dezakegu diziplina anitzeko ikertzaile gehiagorekin eta epe luzeagoko proiektuekin ikertegiekiko harremanei lehentasuna eman beharko genioke eta berezko ikertegiak eratzea ere plantea genezake horretarako ezinbestekoa da ikerketa eta garapenaren erdian sistemaren muina den ikerlaria

kolektibo honen lanak aitortza behar du ikertzaileen estatutua eta langile horien sarbidea eta lan baldintzak eta lan ibilbidearen definizioan aurrerapausoak eman behar dira horretarako ezinbestekoa da diagnosi egoki batetik abiatzea gaur

eman nahi ditugu hemengo zientzia teknologia eta berrikuntza sistema propioari egokitutako ibilbide ikertzailea garatuz ahaztu gabe ere genero berdintasuna ez dela bermatzen zenbat emakume ikerlari dugun eta batez ere esaten genuen horretan zenbat irudikatzen dugun ikerlarien figura emakume aurpegiarekin

aztertzeko eta horrela bada neurriak hartzeko berriro ere prekarizaziorik ez ematea kontratatutako ikertzaileen lan baldintzetan gaur hasiko gara baina osoko bilkura honetara eta gizartera ekartzen asmoa du eh bilduk ikerlarien defentsa sostengu eta bultzada baita ikerketa sistemaren gogoetara eta herri ituna ere herri aurreratua izateko ikerketa eta garapenari garrantzia emateko unea da

helburu anitzekin lehiakortasun nazioarteko mailan hobetzea gizarte aurrean ikusgaitasuna eta eragina handitzea eta teknologiaren transferentziaren
mekanismoak indartzea eskerrik asko eskerrik asko larrion

sino con los diferentes gobiernos autonómicos eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna

mahaiburu andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi hasteko komentatzera noa nire esperientzia pertsonala

bost urtez antzeko beka batekin nire doktoretza amaitu aurretik eta ondoren garai hartako oroitzapen

ez dakit bekadun izateagatik edo bizitza osoa aurretik izateagatik baina

hobera aldatu da gauza askotan hobetzeko eta bekadunen gai zehatzean izugarri hobetu da ezer ez izatetik

jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

partido sozialistari egindako autokritika uste dut hori dela bidea ez da bakarra ez dugu garatu unibertsitate legea bi mila lau eta

tampoco contamos con ella eta uste dut beste guztioi eskertzekoa da madrileko ardura ere argi gelditu da zein izan den eta argiago oraindik partido popularra ez dagoela prest onartzeko gaizki egindakoa baina bueno hori ez da berria eta uste dut garrantzitsua izango dela hemendik hiru hilabeteetara aurrean dugun lana garatzea

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna bertatik sí

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak andueza jauna bertatik

eman eta utzi bai eskerrik asko zure baimenarekin nire eserlekutik

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak tellería jauna bertatik baita bai

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak elkarrekin podemos eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz erdibideko zuzenketa aho batez onartu da

arabako lurralde historikoko mahastietan bi mila hamazazpiko apirileko azken egunetako

egoera larriari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria lópez de

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

eskerrik asko tejeria andrea lehenengo sektorean sufritutako kalteak berriro mahai gainean badakigu lehenengo sektorea beti zerura begiratzen

bideratu beharko ditugu ekintzak aurre egiteko eta lehenengo sektorea babesteko koordinazioa instituzioen artean urgentea da neurriak eskatu beharko ditugu bai

gaur berriro etortzen gara hona errioxari begira eta gure asmo hoberenekin neurriak aholkularitza eta tresnak eskaini beharko dizkiogu sektoreari bere erabakiak hartu ditzan

horregatik gaude berriro gai hau eztabaidatzen neurriak hartzeko datu zehatzak lortu beharko ditugu eta hortik aurrera denon artean

nekazariek beti ordainduko dute oso garestia ekoizteko bizimodu berezi hori zergatik argi dago ba upategi handiak beti tresnak aurkituko dituzte egoera larri bat aurrera egiteko

baizik eta zerbait irabazteko beti egongo dira prest mahatsak kanpotik ekartzeko merkeago saltzeko eta bidegabeko lehia egiteko erronka daukagu aurretik erronka polita bai baina gogorra oso gogorra eh bildu nekazarien alde egongo da beti egon da beti

eskerrik asko legebiltzarreko presidentea sailburua legebiltzarkideok denoi egun on

aurkeztutako legez besteko proposamena eztabaidatzen ari gara gaur

egunetako izotzek eragindako egoera larriari buruz

beraz erdibideko ona dela uste dugu akordioan eguraldiak eragindako kalteen aurrean

babes hori beharrezkoa da ardogintzaren sektorearentzat gure identitate ikurra baita eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe
anderea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

ayudar nada más gracias eskerrik asko prieto jauna

y nada más eskerrik asko eskerrik asko molina andrea eta amaitzeko

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu baina bozkatzen hasi baino lehen

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehengo bigarren eta hirugarren puntua bozkatu dezakegu

hiru puntuak jarraian laugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hogeita bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da laugarren puntua gai zerrenda